hasiera emango diogu gai bakarra ogasun eta aurrekontu batzordearen irizpena

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena honako hau izango da irizpenaren eztabaida egiteko erabiliko den prozedura lehenengo

taldeek azaldu dezaten zer posizio duten egindako irizpenari buruz

badute zer arrazoi eduki dituzten erreserbatzeko erantzuteko txanda hamar minutukoa izango da eztabaida bukatuta partidei egindako zuzenketarik erreserbatu direnak bozkatuko dira

gero aurrekontuaren gastuen laburpenak jasotzen dituzten laukiak eta eranskinak bozkatuko dira batzordeko eztabaidan onetsi diren aldaketak sartuta artikuluei aurkeztu zaizkien zuzenketei dagokienez lehendabizi bozkatuko dira euskal legebiltzar talde popularrak aurkeztutako zuzenketak eta jarraian eh bildu taldeak aurkeztu dituen

eta legearen izenburua azalpen hauek eginda eztabaidari ekingo diogu euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

castelo andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkariak daukate hitza hernández jauna zurea da hitza

legebiltzarrean dituen bi legebiltzarkideok gaur atzera

eusko jaurlaritzaren aurrekontuak gure planteamenduen defentsan koherenteak eta tematuak izan nahi dugulako llegamos a este parlamento

hernández jauna jarraian bollain jauna martínez jauna zurea da hitza

egun on legebiltzarkideok lehendakari

gaurko debatea ez dago ulertzerik ez bada begirada igotzen eta kontuan hartzen zer gertatzen den legebiltzar honetatik kanpo eta hare ere

ez politika eta ez ekonomia ez dira gauza izan azken urteetan behar ditugun segurtasunak emateko

gabezia handiagoa susmatu egiten du ikusita politikan nolako erabakiak hartzen diren eta nolako debateak dauden eta horren ondorioz gero eta iritsi txarragoa sortzen da batzuetan politika berataz

krisi ekonomikoak bezala zalantzak eragiten ditu euskadiko enpresetan eta familietan eta gero eta maizago eta gero eta hurbilagotik

datuek garbi asko erakusten dute hazkunde ekonomikoaren iragarpenak etengabe berrikusten

ditugu zenbaki apalagoak emateko bi mila hemezortzian eusko jaurlaritzak zioen barne produktu gordina bi mila hemeretzian ehuneko bi koma hirua igoko zela orain

ehuneko bat koma zazpia igoko dela hau da sei hamarren puntu gutxiago eta maiatzean iragarri baino ehuneko bat koma lau puntu gutxiago horretaz gainera kanpo eta barne eskariak erori egin dira eta familiei gero eta gehiago kostatzen zaie aurreztea

euskadik bere bidea bilatu behar du gizaldi honetako erronka handiei aurre egiteko hala nola gizon emakumeen berdintasuna lortzea eta ekoizteko eta klima larrialdira egokitzeko baina gainera

bere gizartean eta ekonomiaren egiturari dagozkionak besteak beste jaiotze tasa txikia migratzaileen harrera prekarietatea pobreziaren

lurralde gatazka konpontzeko baina zalantzarik gabe elkarrizketak ere berdin balio behar du politikaren

klimaren larrialdia berdintasuna edo emakumeen eskubideak eta gizartearen eta lurraldearen kohesioa eta jakina elkarrizketa

minimoa ikusita nolako krisi ekonomikoa datorkigun en un momento

dauden politikak egiteko eta aurrekontu hauek balioko dute euskadiren kontinuismoa gainditzeko lehen pauso bat

eta baldintza aldagarri eta konplikatu batzuetara egokitzeko oso fresko ditugu guk bi mila zortziko atzeraldi handiko kudeaketa politikak ekarritako ondorioak langabezia tasa handiak etxegabetzeak energia pobrezia haur pobrezia

hamar urte honetan ekonomia ez da suspertu enplegua ez da erabat lehengoratu familien erosteko ahalmena ere ez da berreskuratu eta azken urteetako politika kontinuistekin datorren krisian

eta honekin batera bere jendea eta bere ekoizpen ehuna

gure gizarteko erronka handi batzuk lehen aldiz hartuak izango dira aintzat

kohesio sozialarena da bat zuzenean lotua dagoena krisiaren ondorioek gehien jotako jendearekin eta eskualdeekin

kohesioa handituko duela zerbitzu publikoak hobetuko ditu horrez gain hezkuntza publikoan izango da inbertsio indartsua gizarte babesa handituko du

borrokatuko du etxea eskuragarriago jarriko du batez ere gehien behar duten pertsonentzat eta lurraldeetan

lanik gabe denbora luzean daudenentzat también debemos avanzar

jarriko dute arreta berezia euskadin emakumeen eta gizonen artean dagoen desberdintasunean hari buelta emateko eta kasuan kasuan egoki diren neurriak hartzeko hau da adosturiko berrehun eta bat koma bost milioi euroak genero ikuspegiarekin inbertituko dira osorik

euskadik beste erronka bat ere badu klimaren larrialdiarekin eta premiazkoa dugu emisio kutsagarririk gabeko

honek eragin zuzena eta egiazkoa izango du bai pertsonengan diru sarrerak bermatzeko errentaren igoerarekin

haur eta gazteen osasun mentalean espezializatuko diren unitateekin eta bai sakontasun handiagoko neurriekin

politiketan aldaketa egiteko oinarriak ezarriko baitituzte

berrikusteaz eta ezagutzeaz ari gara zertarako

iraultzen hasteko klima aldaketa gure ekoizpen sisteman

horrela modurik onenean diseinatu ahalko baitugu trantsizioa eta

indarkeria matxistari aurre egiteko modua berrikusteaz gaurkotzeaz eta ebaluatzeaz ere ari naiz hemendik aurrera diseinatuko diren mekanismoak efektiboagoak izan

bistan da ekintzetako asko dagoeneko martxan egon behar zirela aspalditik baina ezinbestekoak dira haatik eta nahiz eta askok

uste dut ondo erakusten dutela akordio honek balioko duela ekintzara pasatzeko zenbait arlotan

galdetzen duena zein den elkarrekin podemosen papera akordio hau eginda gauza asko esan dira

eta uste dut ez gaudela garai politiko eta sozial horretan oraintxe bertan esango dut elkarrekin podemosek ez dio beldurrik etapa berri bati

ulertzeko beharra daukagulako ezinbestean bistan da elkarrekin hitz egitea eta elkarren

eta negoziatzea kritikatzea baino zailagoa ere baina geure gain hartzen dugu erantzukizun hori

geure gizarteak eta herritarrek susmatzen duten balizko geldikeria eta gainbehera

nos encontraremos eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

gaur legealdiko azken aurrekontuak daude mahai gainean eta madrilen legealdi berriari hasiera emateko zain daude

lehenengo pprekin eta oraingoan aktore gonbidatu moduan estatuko ezkerraren norgehiagokan

orain dela gutxi arte politikan haien makulu izateko

baina madrileko gobernuan egoteko aukera dela medio ez dutenak zalantzarik izan hemen urteetan kritikatu dituzten politikak gaur babesteko

interesak bizkaia gipuzkoa eta arabako gizartearen interesen gainetik jartzen dituen estatu mailako alderdien jokaera zaharrak

aurrekontuak dira hauek eta eurek esan duten moduan unos presupuestos para dar cumplimiento

de legislatura hau da gobernukideen planari erantzuten dioten aurrekontuak aterako dira gaur hemendik argi eta garbi esan dute hori bai azpiazu jaunak bai pseren bozeramaileak eta gaur bertan ere

betiko politikak eta norabide berbera nahiz eta agerikoa den herri honek hainbat erronka berri dituela aste honetan bertan jaurlaritzak iragarri du moteltze ekonomikoaren amaiera eta egonkortzearen hasiera datorren urterako baina mundu mailan oraindik ezegonkortasun sintomak nabariak dira

erabiltzen ditu gobernuak jakin badakigunean populazio aktiboa beherantz doala eta honek nahiz eta langile berberak egon langabezi tasa berez ez gobernu honen jardueraren ondorioz zenbaki makroak ikusita agerikoa dena da gure ekonomia gero eta gutxiago hazten dela lan prekarizazioa errealitate gordina dela hainbat eta hainbat langileentzat izatez behin behineko kontratuak

eta industria sektorearen pisu erlatiboa oso baxua da ezin dugu ahaztu gaur adibidez

zer gertatzen ari den une honetan bertan horregatik hemendik

langileei datu makroekonomikoak behin eta berriz erabiltzen dituzue

barne produktu gordinaren hazkundea urtez urte behera doa eta jarraitzen du hurrengo urterako ere jaurlaritzaren hitzetan eta bere osagarriak aztertzen direnean

etxeetako gastua administrazio publikoen gastua eta larriena dena kapital eraketa gordina nahiz eta hazi moteldu egiten dira beste behin ere

ekonomia eragileen konfiantza galera dago hau hau ez duzue asko iragarri jaurlaritzatik

beherakada nabarmena izan du zortzi puntukoa zehazki bi mila hemeretzi hirugarren hiruhilekoan

eskaintza begiratzen badugu non sektore guztiak moteldu

eta larria da oso industrialentzat bakarrik ehuneko bateko hazkundea

hori bada gure ekonomiaren motorea oso txarto goaz

zuen politikekin barne produktu gordinaren hazkundea gero eta okerrago banatzen da

atzean jende gehiegi geratzen ari da bi mila zortziko krisitik hona ezberdintasunak eta arrakala soziala handituz doaz eta aurrekontu hauek ez dute honen kontra behar bezala egiten guk hau zuzentzen saiatu gara aurrekontu honen tramitazioan

bai zuzenketa partzialen bidez bai jaurlaritzaren politika fiskal

proposatuz estatuarekin negoziatzeko kontzertu ekonomikoaren aldebikotasun markoan inbertsio eta gastu publikoa indartzeko

alde batera utziz eta erronka ekologiko industrial

soziolaboralei taxuz erantzuteko baina ezetza aldaketa sozialak

ezberdintasun sozialen sakontzea digitalizazioa eta erronka ekonomiko berriek eraldaketa berri bat eskatzen dute politika publikoen bultzada ausarta eskatzen dute baina aurrekontu hauek beste lehentasun batzuk dituzte gobernu honek

ezin zaio erantzun urteetan aplikatutako politika berberekin eta are gutxiago gaur mahai gainean dugun aurrekontu kontinuista hauekin

al trabajo politika sozialen arloan autu politiko baten aurrean gaude gobernuak erabaki du estrategikoki gizarte babesaren inguruko eta gastuaren muga hori erabakita dago eta ez du inolaz ere euro bat ere gehiago bideratuko gehien behar dutenen bizi baldintzak hobetzeko eta pobreziari aurre egiteko nahiz eta igoera efektista batzuk adostu dituzuen eta zenbakiekin

izatez murrizketa bat da adostu duzuena urteetan izandako murrizketei jarraipena ematen diona errealitatea da pnv pse eta podemosek akordio honekin ez duzuela

eta diru sarrerak bermatzeko legea betetzen eta ez duzuela neurririk hartu berau betetzeko inolaz ere ez eta beraz

legez zegokiena baino berrehun eta hogeita hamar euro hilero gutxiago kobratuko dituzte eta berrehun eta berrogeita hamairu euro pentsionista onuradunen kasuan bi mila hogeirako bi mila hemeretzian baino diru gutxiago

egongo direlakoan baina ez duzue arreta berezirik jartzen sistematik kanpo daudenak eta beharrak dituztenak sistemara sartzeko

pobreziatik ateratzen ez diren pertsona eta familiak hobeto bizi daitezen gobernu hau gobernu hau pozik dago hainbat indizetan ondo ateratzen delako

eta hainbat herri gure gainetik pasa diren gizarte politiken alorrean

ardatz dituen aurrekontua leloa erabili izan duzue hori izan da jaurlaritzaren kanpainaren ardatza gobernua alferrik saiatu da aurrekontu hauek berritzaileak

aurten apustu sendoa egiten dutela genero berdintasunaren alde eta larrialdi klimatikoaren kontra eta horretarako ez dute inolako lotsarik izan

edo txarrena dena helburu horiekin zerikusi eskasa edo nuloa duten partidak zenbatzen y a los datos me remito miren

eta hau ikusteko ez da oso urrun joan behar jaurlaritza beraren txostenak irakurtzearekin nahikoa da jaurlaritza prentsa ohar eta power pointetan agertzen zen jaurlaritzaren prentsa ohar eta power pointetan agertzen ziren

luzeko zenbateko bat agertzen zen eta genero inpaktu txostena aztertzean hirurehun eta hogeita hamar koma bost milioi geratzen da hori da benetako zenbatekoa gainerakoa mila berrehun milioi horietara arte

dauden politikei dagokie prozesuan ez eginak daudenak hau da

euren dokumentuetan bertan aitortzen duena eta ez agerraldi publikoetan

publizitatutako ehuneko hamarra datu guzti hauek agerian uzten dute

eta ez direla iazkoak baino feministagoak pakete beretsua da edukiak ez dira aldatu

erraldoia jaurlaritzaren partetik baina baita podemosen aldetik ere podemosetik aldaketa sakona saldu nahi izan duzue eta hor bertan horrela esan duzu

eta norabide egokian lehen urratsa ematen duela esan egin duzu gaur hemen baina hori

erosten begira eajren bozeramaileak pasa den asteko ogasun batzordean esan zuen podemosen zuzenketen ekarpenaren harira literal jadanik

azpimarra eta bultzada estra bat ematea da eta honek pozten gaitu esan nahi duelako euskal herrian posible dugula gizarte eredu

eta panorama hau irudikatzeko marko ekonomikotik hasi behar naiz herri gisa ditugun erronkei erantzuteko muturreko austeritate politikak alde batera uztea

premisa ezinbestekoa da kudeaketa publiko arduratsua egitea defizita zorra eta gastua kontrolatzea politika publikoak sostengatzeko

eta garapen ekonomikoa sortzeko ekimenak ezin dira inolaz ere gure herriaren errealitateari behar bezala erantzutea galarazten diguten oztopo edo alkandora hertsagarria izan baina tamalez egoera honetan gaude

hautatu duzuen egoera honetan adierazpen publikoak egin izan ditu gobernuak marko fiskala aldatzearen beharra aldarrikatuz eta ongietorriak izan ziren gure aldetik eta guk aldarrikapen horri bide emateko proposamena

baina zuek dauzkagun eskumenei muzin egiten diezue beste behin ere batek daki zergatik agian

lorpen moduan azaltzeko herri bezala ditugun eskubideak

agian hori izango da gure proposamena proiektu politiko alternatibo baten isla da

eta gizartearekin konpartitu dugun diagnosi batetik abiatutako proposamena euskal gizarteak aurrera begira dituen erronkei aurre egin ahal izateko egin beharreko

apustu estrategiko batean oinarritutako planteamenduak

errealista bat da gure jardun ekonomikoaren ondorio logiko

eta koherente bat gureak ez diren aurrekontu batzuetarako ardatz ezberdinak dituen proposamena da gizartearen kezka nagusiak diren langabezia pentsioak eta lan baldintzak besteak beste jakina kontutan hartuz jaurlaritzak etenik gabe elikatu nahi duen errelatuaren kontra enpleguaren inguruko

txarrak edo badira sailburu jauna ehuneko hamarraren bueltan dagoen langabezi tasa erabateko anomalia da gurea bezalako ekonomia edo

gure aberastasun mailaren bueltan kokatzen diren herriek ehuneko

langile kopurua krisia hasi zeneko maila gainditu du lehen aldiz

langabezi tasa jaisten ari da bai baina egoera urruti dago krisiaren aurrekotik bi mila zortzian genuen langabezi tasa ia bikoitza dago momentu honetan bestetik enpleguaren prekarizazioa prekarizazio orokorra dagoeneko

lanbideko kabinete teknikoko buruak ere berriki enpleguaren kalitatea ari zela

horregatik egungo distortsioa zuzendu eta herritarren kezka nagusi den arlo estrategiko honetan aurrerapausoak ematea ezinbesteko bilakatzen da

lidergo eta ekimena garatuz horretarako hainbat proposamen jartzen ditugu mahai gainean diru publikoarekin sustatzen diren kontratazio guztietan

ezartzeko konpromisoa gazterian kalitatezko enplegua sustatzeko talka plana iraupen luzeko langabetuak egoki artatzeko talka plana

jakin badakigu ere aldaketa klimatikoaren aurkako borroka

energiaren arloan erabakiko dela horregatik garrantzitsua da oso arlo horretan erabaki eta neurri ausartak eta berritzaileak indarrean jartzea eta horretarako tokiko administrazioan inbertsioak bultzatzeko finantza tresna eratzea zehazki jasangarritasun energetikoaren legea onartzeko euskal herria bilduk jarri zuen betetzea ehun milioiko funtsa berehala martxan jartzea orain arte garaturiko politiketan jauzi kuantitatibo zein kualitatibo bat ahalbidetzeko berrikuntza eta industriaren alorrean neurriak hartu behar dira testuinguru

berriari aurre egiteko arreta berezia eskainiz jakina denez krisiaren

etorkizuna irabazteko apustu estrategiko honetan barne produktu gordinaren ehuneko hirua ikerketa garapenerako bideratzea enpresa nagusien errotzea

edo digitalizazioa enpresa txiki eta ertainetara eramatea badira garatu beharreko ekimen nagusi batzuk berdintasunaren aldeko politikak

azken aldian baina ez dago berdintasunaren bidean aurrera egiterik

erabaki eraldatzailerik hartu gabe horretarako

eta etxeko langileen eskubideak babesteko neurri sorta bat gure lan baldintzen kalitatea

babes sistemari dagokiola gure gizartea eredugarria izan behar da gure jendea zaindu eta elkar babesteko horretarako oinarrizkoa da murrizketa garaiari amaiera ematea eta pentsiodunen babesari dagokiola ditugun eskumenak bere osotasunean erabiltzea

diru sarrerak bermatzeko errenta egun jasotzen duten pentsiodunek murrizketarik gabeko osagarria jasotzeko

pentsio baxuak osatzeko eskubidea pentsiodunen artean zabaltzeko informazio eta asistentzia kanpaina bideratzea edo diru sarrerak bermatzeko errentaren murrizketak gradualki

eta gure ekonomiaren erronka berriei behar bezala erantzuteko adibidez gazteen emantzipazioa sustatzeko

merkataritza txikia babesteko euskal herriko unibertsitatearen aurrekontua hobetzeko eta jakina garapenerako lankidetzarako funtsa indartzeko

urteetan jarraitutako eredua eredua eredu ez egokia eta ez nahikoa ditugun erronkei erantzuteko eta bide horretatik

zentzu horretan podemosen ekarpena hutsala izan da bere proiektu politikoa ezbaian jartzeaz gain ez morea ez gorria ez berdea

ekarpen horrek ez duelako ekarri inolako egiturazko aldaketarik

gure aldetik euskal gizartearen aurrean politika publikoen lidergoa aldarrikatzen jarraituko dugu eta bide horretan aurrekontu politika norabide egokian kokatzeko egiturazko aldaketak ekarriko dituzten proposamenak mahai gainean jartzeko konpromisoa berresten dugu y quiero acabar

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburu jaun eta andreok lehendakari jauna egun on

azaldu edo aurkeztu nahi nituzke gaur aprobatuko den edo onetsiko den diktamena izan ere ibilbide luze bat dakar hilabete askoko ibilbide

batez ere elkarrekin podemos taldearekin gobernuaren eta elkarrekin podemosen aldetik eta

behar da gaurko moduko egun bat gelditzeko eta gauzak apur bat perspektiban begiratzeko eta hilabete hauetan gertatu dena

elkarrekin podemos pasa dela herri honetako oposizioko alderdi eraginkorren edo influenteena izatera denok ditugun kontraesana kudeatzen ikasi eta

politiketan eragina eduki hori da herrialde aurreratu guztietan eman beharko

gizartearen errelato kostunbrista bat egin duzue ditugun erronken zerrenda bat eginez ez duzue partida edo euro hitza prácticamente behin ere erabili milioi batzuen inguruan berba egin duzue baina

aurrekontuetan zuzenketetan egin duzuen lanketa nahiko eskasa izan da nahiko eskasa oso zuzenketa testimonialak izan dira gero hemen diskurtsoak mantentzeko baina hori egikaria ez da

absolutamente nada bizirik utzi dituzuen zuzenketei dagokionez

egia esan ez dakit denbora asko eskaini edo ez ze lehenago esan dut gutxi landutako zuzenketa batzuk direla eta paradoxikoa izango litzateke guk hemen hiru ordu ematea eztabaidatzen ez dakit zenbat tardatu dituzuen

deklaratiboak dira denak baina eskatzen duzuena da gizarte hau errotik aldatzea aurrekontuetan ehuneko bi bat lekuz aldatuta

berrehun milioi euro lekuz aldatzea hori pintura dela eta gauza gutxi dela

lekuz aldatu eta hori oposizioan egonda berrehun eta laurogeita bost milioi lekuz aldatzea

eskaintzen duzue laburpen moduan zuzenketa triste bat hezkuntza sailerako

ez da agertzen bi zuzenketa inguru eroan defentsarako eta dira bi zuzenketa nahiko en fin ez dakit básicamente apur bat karikaturizatzera noa apur bat dira udaletan

ezer gutxi gehiagorako euskal enpresen errotzea

ehuneko zazpi bateko gehikuntza eskaintzen diozue horrekin imajinatzen dut la naval

partaidetza ehuneko hiruko partaidetza bat edukiko zuela ehuneko zazpi horrekin

deitzen diozue gehitu zaion ehuneko lau hori baino gehiago

zeuen planteamenduetara hurbildu ere ez dena egiten

eta azken puntuan berdintasunaren esparruan hor zaintzak bakarrik aitortu dituzue egin duzuena da manifestazioetako lema bat bere horretan eta lanketa barik

eraman eta hori da funts hori zainketen inguruan proposatzen duzuen funts hori teknikoki eta juridikoki okurrentzia galanta iruditzen zaigu guri leporatzen diguzue maiz euskal oasia

dugula baina oasis baskoa zeuen errelatoan dago eta zeuen zuzenketetan dago ezin direlako

oso aurrekontu ez barkatu alderdi popular alderdi popularrari barkatu segundotxo bat beste hiru gauza esan nahi dizkien

jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

urteberri on denoi eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna eh bilduren ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea señora

de este parlamento exactamente el mismo discurso eta arruabarrena jauna argi dagoena da zuk gaur ekarri duzun diskurtsoa idatzita

con historias beitu zuk esaten didazu gure proposamenak ez direla

bai eta esaten didazu gizarte zerbitzuen legean aurreikusitako dekretua guk planteatuko terminoetan ezin dela horrela definitu

zuen autu politikoaren ondorioz ez ezin daitekeelako egin begira zaintza konpentsatzeko funtsa ere zure uste apalean

eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

esto digamos azpimarratu egiten du guk daukagun apustu bat es ke apustu bati diru gehiago jartzea

elkargunea zabaltzeko bidea errespetu begirunea da ampliemos los puntos de encuentro desde el respeto gaur ariketa hori egin dugu aurrekontu hauek onetsiz eta esperantza honekin denoi gabon zoriontsuak

eztabaida amaitu dugunez bozketara sartuko gara lehenengo bozkatuko duguna izango da

partidei erreserbatutako zuzenketak hemen hiru bloke egingo ditugu bloke bakoitzean

blokeka bozkatuko dugu lehenengo blokea bozkatu dezakegu

ez dira onartu jarraian bigarren blokea bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez dira onartu bigarren blokeko zuzenketak hirugarren blokea bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

beraz ez dira onartu hirugarren blokeko zuzenketak ondoren bozkatuko dugu eh bildu taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak hemen ere bi bloketan bozkatuko dugu lehen blokea bozkatu dezakegu

hamaika abstentzio beraz ez da onartu lehen blokea bigarren blokea bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz bigarren blokea ere ez da onartu jarraian bototara jartzen dira gastuen laburpen laukiak eta eranskinak batzordeko eztabaidan onetsitako aldaketak sartuta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hogeita bederatzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu dira

hiru bloketan bozkatuko dugu lehen blokea bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi

beraz ez da onartu lehen blokea jarraian bigarren blokea bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu bigarren blokea eta hirugarren blokea bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

hamaika abstentzio beraz ez da onartu hirugarren blokea bototara jartzen dira eh bildu taldeak legearen artikuluei eta xedapenei gordetako zuzenketak hemen guztiak bloke bakarrean bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau

boto aldekoa hogeita bederatzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da irizpenaren artikuluak eta legearen izenburua eta besterik gabe onetsita geratzen da

bi mila hogei urterako aurrekontu orokorraren legea